berriro erekingo diogu osoko bilkurari legebiltzareko taldeek ebazken proposamena aurkesteko

epea izango dute euskal sozialisten ordezkariaden sarasua andereak dauka hitza

ya estamos aquí arratsalde on denoi

arratsalde on goizeko eztabaidaren ondoren orain proposamenei heltzea dagokigu hasi aurretik

gaur egun indarrean dagoen eredu neoliberalak porrot egin duela

ez du balio jendarte justua eraikitzeko aberatsen eta pobreen arteko arrakala eta handiagoa da orain arteko politika horien emaitzak bistan daude gero eta pertsona gehiago egoera txarrean lana

lan baldintza prekarioak pairatzen gero eta jende gehiago pobrezian eta pobrezi arriskuan atzo bertan ezagutu genituen datuek

euskaldunen erdia milioi bat lagun inguru pobrezian eta bazterkerian erortzeko arriskuan daude eta arrisku hori larria da mila hamairu pertsonaren kasuan pobreziaren mugan

gaur ezagutu ditugun datuak ere esanguratsuak izan dira eta izango dugu denbora horretaz hitz egiteko beste momentu batean

pertsonak daudela agerikoa da beraz arrakala soziala gero eta sakonagoa dela aberatsak gero eta aberatsagoak dira

gero eta pobreagoak lan munduan izugarrizko atzerapausoak eman dira urteetan langileen borrokari esker lortutako eskubideak

gero eta prekarioagoak dira enplegu prekarioa kalitaterik gabekoa da indartzen ari dena enplegu aukera dagoenean noski

ukatu dezakeena eta gainera esan behar dut hemen zaudeten taldeek talde nagusiak bai eajk alderdi sozialistak edo alderdi popularrak

zaretela neurri batean edo bestean egoera horren arduradunak ere lan erreformak

zuek hartutako erabaki horiek daude egungo egoeraren jatorrian ere

eraikitako eredua bertan behera erortzen ari denean ezinbestekoa da sakoneko aldaketak egitea eta beste politika batzuk abian guk horrela uste dugu guk oso argi dugu euskal jendarteak horretarako ipini gaituela legebiltzar honetan eredu neoliberal errotik aldatzeko eta politika ezberdinak justuak martxan jartzeko hori da gaurko eztabaida honen xedea proposamen zehatzen bitartez norabide horretan urratsak hastea guztira hogeita hemezortzi ebazpen proposamen aurkeztu ditugu guztiak lau helburu orokorrekin lotutakoak

sistema indartu eta garatu behar da eta hori bateraezina da orain arteko murrizketekin bigarrenik kalitatezko enplegua enplegu duina sustatzeko neurriak hirugarrenik esparru ezberdinetan eredu aldaketa bideratzeko proposamenak

tresnak eskura jartzeko neurriak hitz batean burujabetasuna

ez ditugu errepikatu nahi izan legebiltzarrak berak jaurlaritzari jada emandako aginduak gizarte larrialdietarako laguntzez eta enpleguaren eta zaintza lanen kontziliazioaz

orain jaurlaritzak agindu horiek betetzea eta laguntza horiek bermatzea bakarrik falta da edota osakidetzan galdutako lanpostuak berreskuratzea orain azalduko ditudan proposamen abiapuntua argia da krisiak eta gobernuen politika sozioekonomikoek sortarazi duten errealitate sozialak babes sistema publikoa gainditu egin du eta herritar asko sistematik kanpo geratzen ari dira pobrezian

diru sarrerak bermatzeko errenta eta bestelako laguntza sozialak ez dira iristen benetako beharra duten pertsona guztiengana eta hori onartezina izan beharko luke jaurlaritzarentzat ezin dezakegu ahaztu

egoera txarrean eta langabetuen erdiari baino gehiagori ehuneko berrogeita hamabostari langabezi saria

dagoeneko horregatik babes sistema garatu eta osatzeko konpromiso argia eskatzen diogu jaurlaritzari politika publikoek

oinarrizko baldintzak benetan bermatzeko konpromiso hori aurrekontuetan islatu behar da politika sozialetan ezin da murrizketarik egin partidak ziurtatu behar dira premia eta eskari guztiei erantzuteko

ezin zaio esan berarentzat dirurik ez dagoela lehentasunik eta beharrezkoak ez diren proiektu batzuetan milioika euro xahutzen diren bitartean lehentasunak behar den tokian jarri ditzagun

jaurlaritzaren lelo famatua propaganda hutsa izatetik egia izatera pasa dadila ezinbestekoa da gizarte zerbitzuen legea garatzea hori baliabide ekonomikoak bermatzeko baldintza baita pobreziak zoritxarrez aurpegi asko ditu besteak beste pobrezi energetikoa hemen aipatu da gaur egunean zehar ere premia larrian bizi diren pertsonei argindarra eta gas hornidura bermatu behar zaie eta horretarako

larrialdietarako laguntzak ez dira nahiko neurri zehatzak hartu behar dira kasu berezi horietan ez iberdrolak argindarra eta gas hornidura mozteko aukerarik izan ez dezan eta enpresaren batek hala egingo balu

jendarte bezala ezin dugu ontzat eman baliabide ekonomikoak ez dituenari argindarra eta gasa bezalako funtsezko zerbitzuak kentzea

enplegu zerbitzuan orientazioan eta bitartekaritzan eredu publikoa bermatu behar du jaurlaritzak lotsagarria da lanbidek kontratu berrien ehuneko bian bakarrik parte hartzea ezinbestekoa da lanbideren rola indartzea

egitea hortaz jaurlaritzari eskatzen diogu lanbide indartzeko

ez laguntzeko kalitatezko enplegu duina sustatzea jaurlaritzaren esku dago hori da gure proposamenen bigarren atala enplegua

garrantzitsua delako baina edozein enplegu motak ez du balio gaur lana izateak ez du pobrezian ez egotea ziurtatzen eta hori

jaurlaritzak enpleguaren arloan duen erantzukizunaz ari baldin bagara sektore publikotik hasi behar dugu ezinbestean jaurlaritza ez da kanpotik begiratzen duen notarioa enplegu sortzailea ere bada eta ardura horri heldu behar dio ehuneko baina ez da hori egiten ari dena gaur egun sektore publikoak enpleguaren motorra eta eredua izateari uko egin dio are okerrago urkullu jaunaren gobernua enplegua suntsitzen ari da bere ardurapean dauden eremuetan hezkuntzan eta hezakidetzan nagusiki horri buelta eman behar zaio eta hori da gaur ere

jaurlaritzak sektore publikoa indartu dezala azken urteetan suntsitutako lanpostuak berreskuratu ditzala lan baldintza duinak

eta helburu horiek lortzeko tresna ere proposatu nahi dugu besteak beste enplegu publikoaren legea eragile sindikal eta instituzionalekin

egungo egoera honetan lan banaketa orekatua lortzeko neurriak hartzeko eskatu behar zaio jaurlaritzari emakumeek nagusiki

aintzat hartzea lanaldiak murriztea aparteko lanorduak murriztea hori guztia

bidea zabaltzeko pertsona gehiagori enplegua izateko aukera emateko oso bereziki gazteei euren langabezi tasa ehuneko berrogeita sei ingurukoa baita horregatik galde egiten diogu gobernuari gazteen plana sustatzeko estrategia eraginkorra diseinatzeko

izanda eta norabide horretan ere erretiro adina berriro hirurogeita bost urtera jaitsi behar dela eta errelebo kontratua

eman behar dela esan nahi dugu lehen esaten nuen jaurlaritzak lan baldintza duinak bermatu behar dituela kontratazio publiko guztietan klausula sozialak txertatu behar ditu zalantzarik ez dago estatistika guztiek agerian usten dute

egin duela beste eredu bat behar dugu beraz pertsonen eskubideak enpresen interes ekonomikoen gainetik ipiniko dituena

aldaketa elikatzea du helburu besteak beste enplegu suntsipena geldiarazteko eta deslokalizazioak eragozteko

enplegua mantentzeko eta sortzeko inbertsiorako egitura funts bat ikerketa garapena eta berrikuntza indartzea eta inbertsio produktiboa sustatzea

esaterako jaurlaritzak langileen alde egin behar du zailtasunak dituzten enpresen egoera bideratzeko orduan eta bere tresneria eta bitarteko guztiak langileen edota euren ordezkarien esku jarri behar ditu irtenbideak begira enpresei diru laguntzak ematen dizkienean jaurlaritzak argi utzi behar die zer nolako baldintzak bete

hau da enpresa ez deslokalizatzeko negoziazio kolektiboa bermatzeko eta lan baldintza duinak mantentzeko laguntza publikoak baldintzaturik egon behar dira merkataritzak duen garrantzia kontuan hartuta plan estrategikoa behar dela

eta bultzatzeko eta bereziki merkatari txikiak babesteko eskualdetan jarduten diren tokiko garapen agentzien egitasmoak modu egonkorrean eta behar bezala babestea

atzeratu gabe agentzia horientzat jaurlaritza batzuetan aliatu baino gehiago oztopo delako

egunerokoak diren honetan etxebizitza eskubidea bermatzeko alokairuaren aldeko apustu argia egitea eskatzen diogu jaurlaritzari

hain gutxitan aipatzen dena askotan kontutan hartzen ez duguna badirudi ez dagoela hor enplegua sortzerik edo ez dagoela pobreziarik

ditugu emakumeen diskriminazioarekin amaitzeko

bereziki azpimarratu nahi ditut emakumeak baikara krisiaren biktima nagusiak lan baldintza prekarioagoak soldata baxuagoak

azken batean beharrezkoa da kanpaina indartsuak egitea lan merkatuan emakumeek pairatzen duten diskriminazioa ezagutarazteko bada garaia baita ere berdintasun legearen

zaintza eta etxeko lanak adierazle ekonomikoetan kontabilizatzeko eta emakumeen eta gizonen gurasotasun baimenak parekatzeko besteak beste

ondo dakigu behintzat orain arte zein erantzun eman diezuen antzeko

ez dagoela edo madrilek ez digula uzten beste gauza bat egiten horrek gure proposamenen laugarren blokera eramaten gaitu

zaigulako euskal jendarteak dituen premiei erantzun egokia eman nahi badiegu erabaki behar dugu hemen adostu behar dugu zeintzuk diren tresna eta politikarik onenak egoera honetatik ateratzeko

hasteko sakoneko zerga erreforma behar dugu eta ez aburto jaunak

ez dugu ezer asmatu behar aberastasuna era bidezkoago batean banatzeko eta babes sistema publikoa indartzeko errezeta sinplea da gehien dutenek gehiago ordaindu behar dute eta bide horretan fortuna handien gaineko zergak oso emaitza onak eman ditu gipuzkoan zabaldu dezagun beraz arabara eta bizkaira eta moldatu ditzagun

gehien dutenek benetan gehiago ordaindu dezaten espainiar gobernuak inposatutako lan erreformak langabezi gehiago enplegu prekariagoa lan baldintzak okertzea eta gatazkak areagotzea ekarri du guk argi dugu jaurlaritzak lan erreformaren ondorioei

euskal jendarteak hala eskatzen duelako gainera eta horregatik proposamen argia egiten dugu lan erreforma aplikatzen duten enpresekin kontraturik

lan harremanen eta babes sozialeko esparru propioa behar du eta hori eraikitzea izan behar du helburu elkarrizketa sozialerako mahaiak

ziurtaturik ez badu konpromiso hori hartzeko eskatzen diogu ere jaurlaritzari hauek dira

guk proposatzen ditugun proposamenen laburpena guk beste eredu bati ateak irekitzeko proposamenak aurkezten ditugu

asko dira egingarriak dira gure ikuspuntutik dugu adostasunak ere egingarriak izatea amaitzeko esango dut hainbat puntutan adostu dugula alderdi jeltzalearekin adibidez gizarte zerbitzuaren legearen garapenaren inguruan

aktiboko planaren inguruan edo etxerik gabekoen inguruan egin beharreko lana adostu dugula eta beste proposamen guztien aurrean beste talde guztiek

hemen aipatutako irizpideei jarraituz emango dugu gure botoa norabide aldaketan diren heinean edo behintzat gure ikuspuntutik norabide horretan kokatuta daudenei

botoa emango diogu pausu bat suposatzen baldin badute norabide horretan eta egoera honetara gaur egun dugun egoera honetara

ez dute izango gure babesa eskerrik asko eskerrik asko arrondo andrea mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuok el partido popular

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari sailburuak

arratsalde on denoi enplegua diru sarrera baino zerbait gehiago da enplegua

batean integratzeko gizarteratzeko eta parte hartzeko

edozein krisi ekonomikoarena lanpostuen galera da enplegua da

gizartearen lehen kezka edozein inkestako datuek hala erakusten digute

gizarteak kezka nagusitzat adierazten ditu eta egoera ekonomiko orokorrari lotutako arazoak enplegua da hain zuzen ere egungo

jaurlaritzaren kezka lehentasun eta konpromiso nagusia

berritzeko plana eta enplegu plana eginez eta martxan jarriz

ardatza pertsonak izanik helburua hazkundea eragitea eta aberastasuna zein enplegua sortzen da kalitate oneko

eskerrik asko zerbitzu publikoak ziurtatuko dituen gizarte politika baten bidez hori da

legegintzaldi honetako bere hiru programa konpromisoetatik lehena

ekonomiaren berpizterako inguru eta baldintza egokiak sortzea eta enplegua sortzea bere ekimen politikoaren oinarrizko ardatza da sin duda

aiartza jauna erantzunen txandan norbaitek parte hartu nahi du

eskerrik asko maneirok ezta ere eskerrik asko garrido

eskerrik asko garrido andrea aiartzak ez du hitzik hartu behar tinbrea joko al dugu

bozkatuko ditugula proposamenak eta eskuekin

orduan azkarrago egingo dugu hasiko gara

alderdi sozialistaren ebazpenekin lehenengoa bat

dagoena hemen puntuzka bozkatzea eskatu didate ez dago arazorik ez

lehenengo biak transazionalaren erdibideko zuzenketaren lehenengo bi puntuak barkatu barkatu barkatu ala jaitsi denak

aldeko botoak

aho batez onartu da erdibideko zuzenketaren bat eta bigarrena puntua hirugarrena puntua bozkatuko dugu aldeko botoak

abstentzioa hirurogeita hiru bai bederatzi

ebazpena hirugarrena ebazpena aldeko botoak

berrogeita lau bai hogeita bederatzi ez onartuta geratu da hiruebazpena

ebazpena euzko alderdi jeltzalearekin transatuta

aldeko botoak aurkako botoak

bai bederatzi abstentzio onartuta geratu da erdibidekoa bostgarrena erdibideko bat daukagu

esan akats txiki bat dagoela eta correción de errores delako bat daukagu administración

aurkako botoak abstentzioa berrogeita hamairu

zuzenketa seiebazpena aldeko botoak aurkako botoak

bai hogei ez onartuta geratu da seiebazpena zazpiebazpena

onartura geratu da zortzigarrena ebazpena bederatzigarrena ebazpena transakzioa

hamargarrena ebazpenarekin aldeko botoak

abstentzioa berrogeita sei

hogeita zazpi abstentzio onartuta geratu da erdibideko zuzenketa

aldeko botoak aurkako botoak

hogei abstentzio ez da onartu hamargarrena ebazpena hamaikagarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak abstentzioa berrogeita hamairu bai hogei abstentzio onartuta geratu da hamaikagarrena ebazpena

aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa berrogeita sei bai hogeita zazpi ez onartuta geratu da

aldeko botoak aurkako botoak

hamalaugarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

bai hogeita zazpi ez onartuta geratu da hamalaugarrena ebazpena

aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa berrogeita hamairu bai hogei

aldeko botoak aurkako botoak

hamaseigarrena ebazpena hamazazpigarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak abstentzioa

aho batez onartu da hamazazpigarrena ebazpena hemezortzigarrena ebazpena aldeko botoak

abstentzioa berrogeita lau bai hogei ez bederatzi abstentzio onartuta geratu da hemezortzigarrena ebazpena

ebazpenarekin bai aldeko botoak

ez onartuta geratu da erdibideko zuzenketa

ebazpena erdibidetuta dago mistoa upydren laugarrena ebazpenarekin erdibideko zuzenketa aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa hamazazpi bai hogeita zazpi

hogeita bederatzi abstentzio ondorioz ez da onartu erdibideko zuzenketa hogeita batgarrena bozkatu dugu lehenengoan transatuta zegoen bat eta hogeita bat

bozkatuta dago hogeita bigarrena

ebazpena hogeita hirugarrena ebazpena erdibidetuta dago mistoa upydren hogeigarrena ebazpenarekin bozka dezakegu aldeko botoak

abstentzioa berrogeita lau

erdibideko zuzenketa onartuta geratu da eh bildu taldearen ebazpenetara pasatuko gara

aldeko botoak aurkako botoak

bai hogeita zazpi ez hogeita sei abstentzio ondorioz lehenengo ebazpena ez da onartu bigarrena ebazpena bozka dezakegu aldeko botoak

abstentzioa hogei

hirugarrena ebazpena euzko abertzaleekin erdibidetuta dagoen

erdibideko zuzenketa bat da ados bozka dezakegu aldeko botoak

aurkako botoak abstentzioa hirurogeita hamabi

ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa laugarrena ebazpena bozka dezakegu aldeko botoak aurkako botoak

hogei bai hogeita zazpi ez hogeita sei abstentzio ondorioz ez da onartu laugarren ebazpena bostgarrena ebazpena bozka dezakegu aldeko botoak aurkako botoak

bai berrogeita hamairu ez ondorioz ez da onartu bostgarrena ebazpena ebazpena erdibideko zuzenketa bat euzko abertzaleak taldearekin

abstentzioa hirurogeita hamabi bai bat abstentzio ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa

aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa hirurogeita hiru bai hamar abstentzio ondorioz onartuta geratu da

euzko abertzaleak taldearekin aldeko botoak aurkako botoak

erdibideko zuzenketa bederatzigarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa hogei bai hogeita zazpi ez hogeita sei abstentzio

aldeko botoak aurkako botoak

bai hogeita hamasei ez hamazazpi abstentzio ondorioz ez da onartu

aldeko botoak aurkako botoak

hogei bai berrogeita hamabi ez bat abstentzio ondorioz ez da onartu hamaikagarrena ebazpena

aldeko botoak aurkako botoak

enpate dagoenez berriro bozkatuko dugu aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa hogeita hamasei bai hogeita hamasei ez bat abstentzio enpate dagoenez hurrengo plenorako utziko da hamairugarrena ebazpena

aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa hogei

ebazpena hamalaugarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

ez da onartu hamalaugarrena ebazpena hamabostgarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak abstentzioa hogei bai

hamaseigarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa hogei bai hogeita hamasei ez hamazazpi abstentzio ez da onartu

ebazpena hamazazpigarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa hogeita hamasei bai hogeita zazpi ez hamar abstentzio onartuta geratu da hamazazpigarrena ebazpena

aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa hogei hogeita hamasei ez hamazazpi abstentzio onartuta geratu da hemezortzigarrena ebazpena hemeretzigarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

ondorioz onartuta geratu da hemeretzigarrena ebazpena hogeigarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

hamar abstentzio ondorioz ez da onartu hogeigarrena ebazpena hogeita batgarrena ebazpena aldeko botoak

abstentzioa hogei bai hogeita hamasei ez hamazazpi abstentzio ez da onartu hogeita batgarrena ebazpena

aldeko botoak aurkako botoak

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa hogei bai berrogeita hamairu abstentzio

hogeita zazpi ez hogeita sei abstentzio ez da onartu hogeita laugarrena

aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa hogei

hogeita seigarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa hogei bai hogeita hamasei ez hamazazpi abstentzio ez da onartu

hogeita zazpigarrena ebazpena bozka dezakegu aldeko botoak aurkako botoak

hogeita zazpigarrena ebazpena hogeita zortzigarrena ebazpena

aurkako botoak abstentzioa hirurogeita hiru bai hamar abstentzio onartuta geratu da hogeita bederatzigarrena ebazpena hogeita hamargarrena ebazpena bozka dezakegu aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa hogeita hamasei bai hogeita zazpi ez onartuta geratu da hogeita hamargarrena

aurkako botoak abstentzioa

onartu gabe geratu da hogeita hamabigarrena ebazpena bozka dezakegu aldeko botoak aurkako botoak

bai berrogeita hiru ez hamar abstentzio ez da onartu

ebazpena hogeita hamairugarrena ebazpena bozka dezakegu aldeko botoak

hogei bai hogeita hamasei ez hamazazpi abstentzio onartu gabe geratu da hogeita hamairugarrena ebazpena hogeita hamalaugarrena ebazpena bozka dezakegu aldeko botoak aurkako botoak

ez da onartu hogeita hamalaugarrena ebazpena hogeita hamabostgarrena ebazpena

aurkako botoak abstentzioa

ez bat abstentzio ez da onartu hogeita hamabostgarrena ebazpena

aurkako botoak abstentzioa

hogeita hamazazpigarrena ebazpena bozka dezakegu aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa hogei bai berrogeita hamairu ez

mistoa upyd hasiko gara

aldeko botoak

aurkako botoak abstentzioa hogeita sei bai hogeita zazpi ez hogei abstentzio ez da onartu bigarrena ebazpena

aldeko botoak aurkako botoak abstentzioa

bostgarrena ebazpena seigarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak abstentzioa

seigarrena ebazpena onartuta geratu da

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

hamar bai berrogeita zazpi ez hamasei abstentzio

bederatzigarrena ebazpena aldeko botoak

hamaikagarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak abstentzioa

hogei abstentzio onartuta geratu da hamabiebazpena hamairugarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa bat bai

ebazpena hamalaugarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak abstentzioa hirurogeita hamairu bai aho batez onartzen da hamalauebazpena

aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa berrogeita hamairu bai hogei ez onartuta geratu da hamabostgarrena ebazpena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

hogei ez berrogeita hiru abstentzio ez da onartu hamaseigarrena ebazpena hamazazpigarrena ebazpena aldeko botoak

abstentzioa hogeita hamar bai berrogeita hiru abstentzio

ebazpena hemezortzigarrena ebazpena aldeko botoak

aho batez onartu da hemezortziebazpena hemeretzigarrena ebazpena aldeko botoak

abstentzioa berrogeita hamairu bai hogei abstentzio onartuta geratu da

alderdi popularraren ebazpenak bozkatuko ditugu jarraian

aldeko botoak aurkako botoak

aldeko botoak aurkako botoak abstentzioa

osoko bilkurarako utziko dugu enpatea bigarrena ebazpena

aldeko botoak

abstentzioa hogeita hamasei bai hogeita hamasei ez bat abstentzio enpate

aldeko botoak aurkako botoak

bilkurarako utziko dugu grupo egingo dugu

hirutik seira hiru eta sei

aldeko botoak aurkako botoak abstentzioa

hogeita hamasei bai hogeita hamasei ez bat abstentzio enpate dagoenez berriro bozkatuko dugu aldeko botoak

hogeita hamasei bai hogeita hamasei ez bat abstentzio enpate dagoenez hurrengo bilkurarako utziko ditugu orain bai

zazpigarrena ebazpena aldeko botoak

bederatzi bai hirurogeita hiru ez bat abstentzio

zortzigarrena ebazpena erdibideko zuzenketa bai zortzi eta bederatzi elkarrekin

zortzi eta bederatzi erdibidetuta daude euzko

aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa hogeita hamasei

ez bat abstentzio enpatea dagoenez berriro bozkatuko dugu aldeko botoak

abstentzioa hogeita hamasei bai hogeita hamasei

hurrengo bilkurarako utziko dugu desenpatea hamaretik

hamar hamaika eta

hamar hamaika eta hamabi elkarrekin bozkatuko ditugu aldeko botoak aurkako botoak

enpate dagoenez berriro bozkatuko dugu aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa hogeita hamasei bai hogeita hamasei ez bat abstentzio hurrengorako utziko dugu hamairugarrena

aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa berrogeita hamasei

bai hamasei ez bat abstentzio

aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa hogeita hamasei bai hogeita hamasei ez bat abstentzio enpate dagoenez berriro bozkatuko dugu aldeko botoak

bai hogeita hamasei ez bat abstentzio hurrengo bilkurarako utziko dugu

aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa bederatzi

ebazpena hamaseitik hogeita hirura biak barne

bozkatuko dugu aldeko botoak aurkako botoak abstentzioa hogeita hamasei bai hogeita hamasei

hogeita laugarrena eta hogeita bostgarrena ebazpenak aldeko botoak

ondorioz ez dira onartu hogeita laugarrena eta hogeita bostgarrena ebazpenak

aldeko botoak aurkako botoak abstentzioa

hogeita hamasei bai hogeita hamasei ez bat abstentzio enpate dagoenez berriro bozkatuko dugu aldeko botoak

hogeita zortzi eta hogeita bederatzi dela erdibideko zuzenketa

bale aldeko botoak aurkako botoak abstentzioa

hogeita hamasei bai hogeita hamasei ez bat abstentzio enpate dagoenez berriro bozkatuko dugu

aurkako botoak abstentzioa

enpate dagoenez hurrengorako uzten dira hogeita zazpi hogeita zortzi eta erdibideko zuzenketa

hogeita hamargarrena ebazpena aldeko

botoak aurkako botoak abstentzioa

hirurogeita hiru ez bat abstentzio ez da onartu hogeita hamargarrena

hogeita hamaika erdibideko zuzenketa bat dago euzko abertzaleekin

ez orduan bozkatuko dugu hogeita hamaikatik berrogeita bost arte denak barne

aldeko botoak aurkako botoak abstentzioa

hogeita hamasei bai hogeita hamasei ez bat abstentzio enpate dagoenez berriro bozkatuko dugu

hogeita hamasei bai hogeita hamasei ez bat abstentzio enpate dagoenez beste baterako utziko dira berrogeita sei eta berrogeita zazpi elkarrekin ez

aldeko botoak aurkako botoak

berrogeita seigarrena ebazpena berrogeita zazpigarrena

aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa hogeita bederatzi bai berrogeita hiru ez bat abstentzio ez da onartu berrogeita zazpigarrena ebazpena

aurkako botoak abstentzioa hogeita hamasei bai hogeita hamasei ez bat abstentzio enpate dagoenez berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu aldeko botoak

hurrengo osoko bilkurarako utziko dugu berrogeita zortzigarrena ebazpena

bat hiru eta lau

aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa hogeita hamasei

hamazazpi abstentzio onartuta geratu dira bat hiru eta laugarrena ebazpenak bigarrena ebazpena bozka dezakegu aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa berrogeita hamairu bai hogei ez

aldeko botoak

abstentzioa berrogeita zazpi bai hogeita sei abstentzio bostgarrena ebazpena onartuta

aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa hogeita hamasei

sei zazpi ebazpenak

aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa hogeita zazpi bai berrogeita bost ez bat abstentzio ez da onartu zortzigarrena ebazpena

aurkako botoak abstentzioa

hogeita hamasei ez enpate dagoenez berriro errepikatuko dugu bozka dezakegu aldeko botoak aurkako

hogeita hamasei bai hogeita hamasei ez bat abstentzio enpate dagoenez hurrengo bilkurarako geratzen dira bederatzigarrena eta hamar zerbait gehiago hamaikagarrena eta hamabigarrena ebazpenak

aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa berrogeita hamasei hamasei ez bat abstentzio onartuta geratu dira hamaikagarrena eta hamabigarrena ebazpenak

aldeko botoak aurkako botoak abstentzioa berrogeita hamasei bai hamazazpi abstentzio onartuta geratu da hamairugarrena ebazpena

aldeko botoak aurkako botoak abstentzioa

ez bat abstentzio enpate dagoenez berriro bozkatuko dugu bozka dezakegu aldeko botoak aurkako botoak abstentzioa hogeita hamasei bai hogeita hamasei ez bat abstentzio hurrengo bilkurarako geratzen dira hamalaugarrena eta hamabost

orain hamaseigarrena ebazpena bozka dezakegu

aurkako botoak abstentzioa berrogeita hamairu bai hogei ez onartuta geratu da hamaseigarrena ebazpena

abstentzioa hirurogeita hamairu bai aho batez onartzen da hamazazpigarrena ebazpena

hemezortzi hemeretzi hogei posible ez denak banaka bale

berriro bozkatuko dugu hamazazpigarrena ebazpena aldeko botoak

aldeko botoak aurkako botoak

hemeretzi abstentzio onartuta geratu da hamazazpigarrena ebazpena

aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioa

hogei ez bederatzi abstentzio onartuta geratu da hemezortzigarrena ebazpena

hemeretzi hogei hogeita bat ez bale hemeretzi hogei

bozkatuko ditugu elkarrekin aldeko botoak aurkako botoak

onartuta geratu dira hemeretzigarrena eta hogeigarrena ebazpenak hogeita batgarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

bai hogeita hamasei ez hamar abstentzio ez da onartu hogeita batgarrena ebazpena